mesedez osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendari ekin aurretik

eta begoña otalora ariño legebiltzarkideei dei egingo diegu

bateraezintasunen behin behineko batzordearen irizpena euskadiren izeneko senatari izendatzeko hautagaien bateragarritasun egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

batzordeko kideren batek irizpenaren alde edo kontra hitz egin nahi du ez besterik gabe

behin behineko batzordearen irizpena bozkatuko dugu guztiek txartela ondo sartu mesedez argia

bale bozkatuko dugu orduan bozkatu dezakegu ez du funtzionatzen

sartu berriro txartela guztiok berriro bozkatuko dugu eta

ondo egiten dugun batik bat hurrengoei begira bozkatu dezakegu

jarraian legebiltzar talde bakoitzak txikienetik handienera bost minutuko txanda izango du norbaitek parte hartu nahi du txanda honetan

izeneko senatarien izendapenari buruz lau barra mila bederatziehun eta laurogeita bat legeak dionenez

legebiltzar talde bakoitzeko bozeramaileak bere hautagaia izendatuko du boto gehien lortzen duen hautagaiak izango dira hautatuak

laurdena lortuz gero baldin eta lehen bozketa eginda senatari posturen bat izendatu gabe gelditzen bada

egingo da eta balio osoz emandako boto gehien lortzen duten hautagaiak izango dira hautatuak berdinketa gertatuz gero legebiltzarrean eserleku gehien duen taldeak edo duten taldeek proposatutako hautagaia izango da hautatua eta talde proposatzaileek

proposatutako hautagaia izango da hautatua une honetan

sémper jauna zuen aldetik ez dago pastor jauna kandidatua

rodríguez podemosetik lander izenik

bildutik jon iñarritu eta euzko abertzaletik gure aldetik

rodríguez jauna alejos jauna iñarritu jauna eta bildarratz jauna aurretik mahaiko

legebiltzarkideei dei egingo die zenbakia mesedez hogei zenbakia

gorospe elezkano josune grajales

guanche suárez tinixara gurruchaga uranga

iriarte okiñena maddalen kortajarena ibañez nerea

nerea martínez hierro lander

mendia cueva idoia mendizabal mendizabal garbiñe orbegozo uribe kerman

otalora ariño begoña otamendi tolosa maider

otero gabirondo mikel pastor garrido josé antonio pinedo bustamante leire ramírez escudero isusi juan carlos rojo solana

rafaela sagardui goikoetxea gotzone

ugarte zubizarreta larraitz uria serrano juan luis

urizar karetxe pello urrutia oianguren aitor

zorrilla ibañez joseba agirre arizmendi iñaki

agirre garitaonaindia jasone aiartza

eukene arregi romarate amaia

leixuri arruabarrena azpitarte mikel

berasaluze lazkano irune berriozabal bóveda jone

amaia bollain urbieta julen casanova alonso iker

alexia corcuera leunda susana urkullu iñigo blanco de angulo eva iturrate ibarra iñigo

macazaga sáenz cristina prieto san vicente txarli

jokin bildarratz zorron jokin bildarratz zorron

jokin bildarratz jokin bildarratz jokin bildarratz jon iñarritu jon iñarritu

zuria jokin bildarratz jokin bildarratz jon iñarritu jokin bildarratz jokin bildarratz

jokin bildarratz jon iñarritu jokin bildarratz

jokin bildarratz jon iñarritu jokin bildarratz jokin bildarratz zuria

jon iñarritu jokin bildarratz jon iñarritu

zuria jokin bildarratz

jon iñarritu jon iñarritu jokin bildarratz zuria

hemeretzi bai hogeita zazpi bai hamaika bai zortzi

beraz beste bozketa bat egin behar da hirugarren senatari bat

bi lehenengoak jokin bildarratz eta jon iñarritu nahiko boto izan dituzte hemeretzi boto behar zirelako behar da hirugarren batek hemeretzi boto eduki behar ditu eta ez dauzkanez berriro bozketara pasako gara zenbakia

almudena otero gabirondo mikel pastor garrido josé antonio

ramírez escudero isusi juan carlos parkatu

rojo solana natalia romero pozo rafaela sagardui goikoetxea gotzone

sánchez martín gloria semper pascual borja tellería orriols

ubera aranzeta rebeka ugarte zubizarreta larraitz uria serrano juan luis

uribe etxebarria apalategi luke urizar karetxe pello urrutia oianguren aitor

zorrilla ibañez joseba agirre arizmendi iñaki

eukene arregi romarate amaia

arrizabalaga arruza leixuri arruabarrena azpitarte mikel

berriozabal bóveda jone betolaza san miguel amaia

egibar artola joseba estarrona elizondo josu etxebarrieta legrand oihana

gorospe elezkano josune grajales rodríguez unai

iturrate ibarra iñigo macazaga sáenz cristina

prieto san vicente txarli tejeria otermin bakartxo

bai bai gurruchaga uranga maiddalen amaitzeko gogoak

iriarte okiñena maddalen kortajarena ibañez nerea

martínez hierro lander martínez zatón iñigo mendia cueva idoia mendizabal mendizabal garbiñe

tonxu rodriguez tonxu rodriguez

tonxu rodriguez antonio rodriguez zurian

antonio rodriguez zurian zurian

fidel nuloa zuria

zuria tonxu rodriguez

zuria tonxu rodriguez zuria

zuria zuria antonio

rodriguez hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hamaika bai hogeita lau zuri

honako jaunak aukeratu dira senatari izateko bildarratz sorron jauna iñarritu garcía jauna eta rodríguez esquerdo jauna martxoaren hemezortziko lau barra mila bederatziehun eta laurogeita bat legearen zortzigarrena artikuluak dionari jarraituz

eta izendapen hori onartzeko eskatu gero behin izendapena onartuta euskadiren senatari ordezkari direla aldarrikatuko da

aretora mesedez jokin

jakinarazten dizut legebiltzarraren osoko bilkurak euskadiren senatari ordezkari izendatu zaituela

iñarritu garcía jauna formalki jakinarazten dizut legebiltzarraren osoko bilkurak euskadiren senatari ordezkari izendatu zaituela onartzen duzu senatari izatea

euskadiren senatari ordezkari izendatu zaituela onartzen duzu senatari izatea beraz bildarratz jauna iñarritu jauna rodríguez jauna euskadiren senatari ordezkari direla aldarrikatzen da

eta legebiltzarraren erreglamenduaren berrehun eta hogeita hamabigarrena artikuluak xedatzen duten erara beraz eseri zaitezte zuen eserlekuetan

gai zerrendako bigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena hezkuntza sisteman ekitatea eta kalitatea bermatzeko murrizketak alboratzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

ekimena aurkeztu eta aldezteko lehendakari andrea legebiltzarkideok urkullu jauna egun on guztioi eh bildurentzat
legegintzaldi hau inflexio puntua izan behar da euskal hezkuntzarentzat hezkuntza

osoarentzat baina bereziki hezkuntza sistema publikoarentzat edo behintzat izan beharko litzateke eta zergatik egiten ditut hiru bereizketa

hezkuntza bizitza osoko prozesu dinamiko bat delako eta integrala delako eta ez delako soilik eskolaren zeregina guztion inplikazioa eskatzen

bigarrena hezkuntza sistema ereduak baloreak oinarrietan eragiten du eta horrek zuzenean gizarte eredu zehatz bat

eta hirugarrena hezkuntza sistema publikoa oinarrizko eskubide unibertsalaren bermatzailea delako aukera berdintasunaren eta kohesioaren berme delako beraz zentralitatean kokatu beharra dago eta kokatu beharko genuke behintzat

eta pentsatzen dugu inoiz agendatik ez zela erori beharko are gehiago bi mila hamar eta bi mila hamaseian hezkuntzak jaso dituen kolpeak

norabidean ezarri duten korte neoliberaleko politikei amaiera eman eta bada garaia etorkizunera begiratzeko

hemen izugarrizko saiakera eta esfortzua egin da azken bi legegintzaldietan hezkuntza merkatuaren zerbitzura jartzeko bi mila hamabiko azaroaren hogeian bruselan onartutako txosten batek agintzen zuen bezala txosten hori zen

eta lomce eta heziberrik zer egin dute ba txosten horren bideari jarraitu

izan da eta horrela bi abiadura edo gehiagoko hezkuntza egonkortu dugu eskulan merkea sortu eta

bakoitzaren posizio sozial ekonomiko eta kulturalaren arabera ba halako hezkuntza izateko diru gehiago hezkuntza gehiago diru gutxiago hezkuntza gutxiago eta ondorioz ekitatea erabat urratu egin da

gero eta handiagoa da eta hori da gaur egun gure gizartean gertatzen ari dena

eta eh bilduren aburuz hori ez da bidea ez da bidea merkatuaren zerbitzura jartzea ez da bidea urteetan herri honek familiak baita erakundeak baita jaurlaritzak ere esfortzu handiz mimo handiz eraikitako hezkuntza galbidean jartzea

gobernu honen eta urkulluren gobernuaren asmoa hori baldin bada

gure bidea madrileko gobernuaren magalean murrizketen errepidean eta deszentralizazioaren faktura ordainduz

hezkuntza bat nahi dugu eta behar dugu guk ez gizarteak herritarrak pertsonak berrikuntzan ikerkuntzan oinarrituko dena pertsona kritikoak

garatuko dituztenak eleaniztunak mundura irekiak eta gure gizartearen eta

finean ikasle sortzaile eta zoriontsuak

hezkuntza ezin da egon iraganari erantzuten eta azken bi legegintzaldietan gure hezkuntza sistema iraganari erantzuten egon da hezkuntza etorkizunari aurre

eta batez ere hezkuntza komunitatearekin eta eragileekin elkarlanean uriarte andrea eta hori da azken legegintzaldian gertatu ez dena espero dezagun legegintzaldi hau beste era batetako legegintzaldia izatea hezkuntza eskubide indibidual eta kolektiboa izateaz gain gizarte batek daukan kapitalik ondarerik handiena

birbanatzeko daukagun elementurik inportanteena gure etorkizuna da eta beraz ba gure esku dago hezkuntza jendartearen eta iparrorratza da halako hezkuntza halako gizartea eta horregatik legegintzaldi hau hasi zenean

bata hezkuntza murrizketarik gabeko territorio librea izendatu eta markatzeko orube bat ezartzeko eta horretara dator gaurko eztabaida eta proposamena eta behin hori adostu ostean hau da galdutakoa errekuperatu ostean

eztabaidatuz eta konpartituz eta bigarren proposamena mahai gainean jarri genuena zen

euskal lomcea den heziberri bertan behera uztea bitartean zer gertatu da

txostenaren emaitzak izugarrizko eztanda lortu dute

iazko ikasturtean eman zituen emaitzak eta txostenak lortu ez zutena

lau urtetan egindako lana eta mahai gainean jarri genituen hainbat konturekin lortu ez genuena ezta ere

hezkuntzan lanean ari diren eragileek lortu ez dutena eta hemen hezkuntza batzordean ikusi genuen zenbat ohartarazten eta eguneroko errealitatea zein zen behintzat baliagarria izan da hezkuntza agendaren zentralitatean kokatzeko

izatea eta gaur egungo kontsumo azkarreko politikaren zurrunbiloan ez jaustea zeren benetan honek

hausnarketa sakon bat eskatzen du eta benetan beste politika egiteko eredu bat eskatzen du eta alde berean

eztanda hau oso baliagarria izan da begiak irekitzeko batzuek zirimiria bailitzan elikatzen joan diren euskal oasiaren

geratzeko ez gara onenak baina ez dugu ere honekin drama bat egingo zeren badakigu ere ebaluazio tresna hauek ba nola aplikatzen diren kontutan hartu behar da zein

ba hainbat datu kontrajarriak dira eta gu ez gara izango

ebaluazio tresna defendatuko dugunak baina hein handi batean gauden tokian gaude urte askotan urte askotan hezkuntza komunitateko

esfortzuari eta lanari esker eta horri esker mantendu da daukagun kalitatea esan dut gu ez gara izango pisa defendatuko dugunak

delako merkatuaren beharrei begirakoa adibidez non gelditzen dira ikaslearen garapenaren garapen integralari begirako ikasgaien ebaluazioa esaterako baina kontutan hartzekoa da eta iruditzen zaigu ezin dugula

txostenak ere kontutan hartu behar ditugun bezala baina batez ere kontutan hartu behar duguna da hezkuntza komunitateko eragileak egunerokoan

familia irakasle guzti horiek esaten digutena hau ezin da izan

lurrera jaitsi behar gara eta guzti hori kontutan hartzekoa da eta sakon hausnartu baina seriotasunez eta ez mediatikoen arabera eztabaida pedagogikoan sakondu behar dugu eta ezin duguna da baliatu txosten hau

instrumentalizatzeko eta interesatzen diren eztabaidak emateko

euskararen kontra egiteko eta hainbat editorial ikusi ditugu ildo horretan justu

erakusten ari direnean murgiltze

euskaraz irakasten den hainbat tokietan emaitzak askoz ere hobeak direla beraz eta euskara ekitatearen eta aukera berdintasunaren bermea dela

eta gaur jarri dugun mahai gainean jarri dugun proposamenaren helburua zein da

bi mila hamar eta bi mila hamaseiko murrizketei amaiera eman eta lehen urrats bezala bi mila bederatziko egoerara bueltatzea

orain bi mila bederatzian baino berrehun eta hogeita bat milioi euro gutxiago inbertitzen ari garela baina badakigu badakigu inbertsioa areagotzea

hobetzen denik oso inportantea dela inbertsio hori nola banatzen den nola bideratzen den eta zer politika zein neurri eraginkorretan bihurtzen den baina zalantzarik gabe ere inbertsioak eragina dauka hau da eraginkorrak izan behar gara optimizazioa bideratu behar dugu baina ez arrazionalizazioa eta horregatik planteatzen duguna lehen urrats bezala inbertsioa areagotzerakoan goazen

egoera ahulenen dauden ikastetxeetara hau da ikasle ahulenak zailtasun handiagokoak eskolaratzen dituztenak eta bertan bertan hastea eta bertan injektatzea inbertsio hori hezkuntza proiektua hezkuntza proiektuan irakaslegoaren plantillan

goazen diagnostiko bat egitera partekatzera ikastetxez ikastetxe herrialdez herrialde

egon gara bai epea aldatzeko indikadoreak aldatzeko ere

azpiegiturak hezkuntza premia bereziak dituzten eta zailtasun handiko ikasleak ikastetxeko hezkuntza hizkuntza proiektuak baliabideak iktak ebaluazio diagnostikoaren emaitzak proiektu desberdinak

eta hori da planteatzen duguna eta zergatik planteatzen genuen ba planteatzen genuen bagentozen etapa batetatik non murrizketak etengabeak izan diren eta hauen eragina

baina badakigu ere inbertsio barik kalitaterik ezin dela bermatu

egoera kezkagarriagoa zela eta hezkuntza komunitateak horrela adierazi digu ez dakit zer txostenetatik haratago eta

edota familian badaukagu seme alabak dituztenak eta egunerokoan ikusten dugu edo ikastetxean ordezkoak noiz bidaltzen diren edo plantillak nola murriztu den edo ikastetxean azpiegiturak

ze egoeratan aurkitzen diren hezkuntza proiektua hezkuntza proiektuak aurrera eramaterako orduan edo bestela

zer gertatu den beken eta garraioen tramitazioarekin azkenean hezkuntza bilakatzen ari da

burokratizaziorako elementu bat justifikatzeko jaurlaritzak egin beharreko lana eta ez egoteko

hezkuntzara bideratzen duen inbertsio publikoa hogeita zortzi europar batasuneko

europako bataz bestekoa baino zortziehun eta berrogeita bi milioi euro gutxiago ikusten ari gara bi mila bederatzian baino berrehun eta hogeita bat milioi euro gutxiago inbertitzen ari garela hezkuntzan ikasle ratioak igo egin direla ikusten ari gara hezkuntza sailak

aurreztu dituela eta ikasle kopurua igo egin denean justu gainera orain momentu hauetan errelebo generazional bat ematen

eta horretaz ere hausnartu egin beharko genuke ikusten ari gara ordezkapenekin zer gertatzen ari den plantillaren mugikortasuna ehuneko hogeita hamarean kokatzen da ikastetxeek nola bideratu dezakete proiektu

mugikortasun batekin ez dago egonkortasunik ikastetxeetan premia bereziak dituzten ikasle laguntzak murriztu dira

murriztu dira formakuntza formakuntzak murriztu dira asko eztabaidatu dugu zuk eta nik haurreskolen inguruan ikusi zer gertatu den

bilatzea kontua da ardura hartzea eta ardura guztiok hartu behar dugu eta gu prest gaude bustitzeko ardurak hartzeko eta hor egin beharrekoa egiteko eta horrek esan nahi du ikasle bakoitzari eta guztiei berdin da zein auzotan zein herritan bizi den berdin da zein jaioterri

zein maila sozial edo zein maila ekonomiko duen guztiei bermatu behar zaiela hezkuntza maila

bukatu da bukatu da euskal hezkuntzaren oasia eta garaia da diagnostiko konpartitu bat egin elkarri bizkarra emateari utzi eztabaidatu identifikatu zein ahulgune ditugun nora joan nahi dugun

baina gauza batzuk funtsezkoak dira eta funtsezkoa da murrizketei murrizketak albo batera uztea eta murrizketen epea ixtea oasia bukatu delako eta garaia delako uztea konformatzeari egin dugunarekin eta batez ere

aurreratu bat izan ahal izateko eta hori da planteatzen duguna espero dezagun ba beno gaurkotik aurrera hausnarketa gehiago egin

herri honek merezi duen hezkuntza sistema eraikitzen joateko legegintzaldi honetan

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkide guztioi egun on eh bildu taldeak aurkezturiko legez bestekoa eztabaidatzen hasten dugu legealdia hezkuntza sisteman ekitatea eta kalitatea bermatzeko

euzko alderdi jeltzalearentzat hezkuntza beti izan da oinarrizko zerbitzu publiko bat osasun edo gizarte zerbitzuekin batera

azken lau urte hauetan zehar argi erakutsi dute jaurlaritzak eta urkullu lehendakariak berak ere konpromiso sendoa dutela gizarte politikekin eta

hezkuntza oinarrizkoa da herritar konpetente kritiko eta autonomoak hezteko hezkuntza herritarren banakako aurrerapenaren faktore nagusia da

funtsezko elementu bat da aukera berdintasuna sustatzeko ezinbestekoa da bizikidetza demokratikoa eta solidarioa eraikitzeko herritar

eleanizdunak hezteko hezkuntza diodan moduan ezinbestekoa da

begira ondo prestatutako giza kapitala pilatu eta aurrerapen ekonomikoa eta ongizatea sortzeko euskadik gizarte lehiakorra izan nahi badu bikaintasunerantz bideratutako hezkuntza sistema izan behar du

hezkuntza herri erronka bat dela uste dugu eta zentzu horretan lehentasun bat da gure eguneroko jardunean eusko jaurlaritzaren jardunean bezala

lau herri erronken artean kokatu zuela hezkuntza eta hezkuntza arloan landu eta adostu beharreko hezkuntza ituna esandako helburu horiek guztiak lortzeko hezkuntza sistema on bat izatea ezinbestekoa da baina

pastor jaunak ere galdera berdina egiten zuen horretara mugatu behar al dugu eztabaida ubera andreak bere

aipamen batzuk ere egin izan ditu baina eztabaida horretan zentratzen zuen titulua murrizketen gainean baitzen entonces entendemos que no debemos centrar el debate

nondik konparatzen ditugun zenbakiak eta norekin konparatzen garen

euskadiko hezkuntza ez da leku txarrean geratzen nahiz eta gainetik zenbait herrialde izan baina gure batez bestekoak ez dira batere txarrak

bestelako arlo batzuk ere berrikusteak ezinbestekoak dira eta horietaz hitz egingo dut ebaluazioak adibidez ebaluazioak eta horien emaitzak aztertzen direnean ez genuke begi bistatik galdu behar zer diren eta zer neurtzen duten

hainbat ekimen jarri dira abian jaurlaritzaren eskutik legebiltzar honetan behin eta berriro aipatu izan direnak y estas merecen una mención especial

eta beste bat euskadi eskola kontseiluak bere azken txostenean besteak beste finantzazioari buruz egindako gomendioen ingurukoa

denok baitaukazue zuen esku tartean euskadiko eskola kontseiluak egindako gomendioei dagokienez ere begi onez ikusten ditugu eta lan lerro baliagarritzat

hezkuntzaren ikuspuntu integral batetik euskal hezkuntza sistemaren kalitatean aurre egin behar dela ados gaude zuzentasuna gizarte kohesioa balioen hezkuntza aniztasunarekiko errespetua eta pentsamendu eta sinesmen askatasuna sustatuz

aniztasunaren defentsa ere hezkuntza itun bat landu eta adosteko konpromisoa hartu dugu euskal gizartearen aurrean hezkuntzaren euskal legea landu nahi dugu elkarlanean pastor jaunak esan duen moduan euskal hezkuntzaren egonkortasuna eta kalitatea egituratu eta indartzeaz gain datozen urteetan bikaintasunaren aurrera egiteko eta nola ez itun horretan besteak beste hezkuntza sistema osoa finantzatzeko oinarri

garatzeko aldaketa materialak eta metodologikoak aurreikustearekin batera

aurkezturiko zuzenketaren aldeko botoa emango bazenioke

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeetara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria bengoechea andrea zurea da hitza

tejeria andrea urkullu jauna kontseilariak

egun on guztioi azken hilabete hauetan euskal politikan zeintzuk izan behar diren erreferentziak

horren inguruan asko hitz egin dugu eta batez ere

esaldia iparraldera begiratu behar dugula da hain zuzen ere pisa txostenaren emaitzak argi uzten du

erreferentea argia izan beharko litzatekeela doako hezkuntza bat beraz hezkuntza sistema publiko bat derrigorrezkoa dena eta doakoa dena

herri bat non hezkuntza garapenaren giltzarri kontsideratzen den eta horretarako presupuestoaren ehuneko hamaika edo hamabia

modu ekitatiboan egiten da hau da zentroen artean diru sarrerak era justuan banatzen dira hain zuzen ere

baina bukaerako kantitatea zentro bakoitzaren beharren arabera izango da eta modu horretan konpentsatzen dira

ikastetxeak besteekin parekatzeko aukera berdintasuna ezinbesteko balioa dela kurrikuluma mankomuna da baina

dituzte ikastetxe bakoitzak irakasleekin batera beraien kurrikuluma diseinatu eta antolatu egiten dute

lortzeko bakoitzak bere plangintza egiten du hezkuntza pertsonalizatu egiten da hasierako kurtsoetatik behar bereziak dituzten umeek laguntza dute horrela urteak pasa ahala eduki ditzaketen zailtasunak ekidin

gutxitu egiten dira ume bakoitzak ikasteko duen erritmoa errespetatzen da

beraien lan ordua edo ordutegia beste ekintza batzuk egiteko erabiltzen dute hain zuzen ere lanaldi ordu gehiago eskaintzen dute

ikerketak burutzera lanak antolatzeko edo beste irakasleekin batera

taldeko lanak bideratzeko herri hau niri gustatuko litzaidakeen herri honek

emaitzetan emaitza arrakastatsuak lortzen ditu urtez urte eta beraien

herri hau finlandia da har dezagun finlandia erreferentzia gisa eta has gaitezen hezkuntzako inbertsioa handitzen epe motzera gutxienez unescok aholkatzen duena hau da ehuneko seia

erkidegoan mozketen pisu handiena irakasleek

urteak daramatzate soldata izoztuta eta bi mila hamabiko

ordezkapenak bosgarren eguna arte ez dira kubritzen batzuetan ordezkorik ez daudelako edo zerrendak

irakasle asko ditugu langabezian beraien lehen aukeraren zain itxaroten

finlandian ohore handia dela irakaslea izatea beraz gurekin konparatuz

bai lege bat baina publikoa noski euskal eskola publikoa begira dezagun finlandiaren kasua kontzertatuak

modu berean tratatu gainera zentro publiko askotako handitze prozedura lau urteko atzerapenak dituztenean

banatuta egotea osagarritasun ideia gisa saltzen digute baina egiaz segregazioa dago

marginalitate izatera ere iristen da euskal hezkuntza publikoa estatuan

hala ere ebidentzia zientifiko hauek hausnarketa sakon bat eskatzen digute

gastu horren eraginkortasunari buruz galde egitera behartzen gaitu ebaluazio diagnostikoen emaitzak geldirik daude

nazioarteko ebaluazioek giza txostenaren emaitzek harridura eta kezka sortu dute emaitza horiek adierazten dute nolabaiteko lozorroan eta konformismoan sartu dela

hezkuntza sistema eta ezinbestekoa da hortik ateratzea horretarako ardatz nagusi hauek ekitatea parte hartzea eta berrikuntza ditugu ekitatea bilatzen du hezkuntza arloan ez birsortzea desorekako espiralak baizik eta politika kementsua praktikatzea

konpentsazioaren eta justiziaren zerbitzura jartzeko parte hartzearen bitartez hitza eman nahi diegu hezkuntza arloan

irakasleak ikasleak familiak ezinbestekoa da adostasun zabalak eraikitzea komunitatearen barruan parte hartze oinarri handi batean horrek isla izan behar du metodologietan lehentasuna emanik ikaskuntza interaktibo eta dialogikoei hezkuntza erakundeen

irauli egin behar dugu gure eskola sistema eta berrikuntza pedagogikoa eta teknologikoa eta interneten erabilera sustatu

ikuskera berri baten barruan ekitate inklusiboa parte hartze eta berrikuntzako ardatz horien inguruan

neurriak hezkuntza sistema ikastetxea irakasleak ikasleak eta irakaskuntza ikaskuntza prozesuak

hauek emanez gero finlandiako hezkuntza sistema

lortuko dugu arrazoi hauengatik guztiengatik elkarrekin podemoseko talde parlamentarioa eh bilduren

proposamena babestuko dugu eskerrik asko zabala

lehenik eta behin eskertu zabala andreari beraien babesagatik

eraginagatik izan dela ba hemen talde batzuk autokonplazentziatik esnatu dira gaia hezkuntza zentralitatean jarri da gogoratu nahi dut laster gainera lau urte beteko direla hemen proposatu genuela ponentzia bat irekitzea

baina ez bakarrik eragile alderdion artean baizik eta baita ere hezkuntza eragileekin ez dakit agian momentu aproposa izan daiteke horretarako eta mahai gainean jartzen dizuegu nahi baldin baduzue prestutasun guztia daukagu

esaten duzue ikasle bakoitzeko hemen dela gehien inbertitzen dugun gizartea eta herria eta

arrazoia eta guk ere badakigu inbertsioa bakarrik ez dela porrotaren arrazoia eta esplikatu dut baina ez dago itsuagorik ikusi nahi ez duena baino baina jakin ebaluazio tresna guztiak

barne produktu gordina erabiltzen duela neurtzeko herri batek hezkuntzari dedikatzen diona zehazteko eta alderatzeko

espainian baino beherago dago eta zer esanik ez europarekiko por comentar hori alde batetik bestetik arrizabalaga andrea

eskubidea da eta gero hemen aipatu da borondatea akordioetara iristeko borondatea adosteko igual el señor pastor

atzo proposamen bat egin nion erdibideko proposamen bat egin nion ikusteko gu noraino egon garen prest akordioetara iristeko benetan sinistuta gaudelako legegintzaldi hau inflexio puntua izan behar dela beno egin genion proposamen bat lehenengo puntua izan zen gure puntuak bi mila bederatziko egoerara bueltatzea eta

ikastetxe ahulenetatik eta bigarrena diagnostiko konpartitu bat egitea ikusteko gure proposamena ere ez dela bakarrik inbertsioa diagnostikoaz ari gara

irakurriko dizut literalki ez daukat gazteleraz baina nahi baldin baduzu elkartzen gara

bigarrena legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio hezkuntza komunitateko eragile guztiekin irakaslegoaren ordezkaritza barne hezkuntza akordioaren oinarria izango den gure hezkuntza sistema eta bereziki hezkuntza sistema publikoa blindatu

oinarriak helburuak eta baliabideak adostu ditzala gure hezkuntza sistemaren marko legegilea eraikitzeko bidean akordioa

akordioa izan behar da hezkuntza eragileekin ere eta ez ituna

baina hau kontu hau ez da alderdien arteko kontu bat eta hau ez da

arteko kontu bat arrizabalaga andrea hau da gizarte oso baten

legebiltzarrak eskatzen dio jaurlaritzari indarrean dagoen ebaluazio sistema euskal hezkuntza sistema hobetzeko

euskal gizartearen interes orokorraren zerbitzura jartzeko azterketa bat egin dezala sei hilabeteko epean eta ondorioak aurkez ditzala legebiltzarreko hezkuntza batzordean

akordioaz legeaz ebaluazioaz ze por cierto gaur egun daukagun ebaluazio sistema da lomceren kopia bat

eta hemendik horri aurre egiten ari direnak eta

du ikastetxeetan familien eta irakaslegoarengan eta

hori alde batetik beraz hemen aitzakia gutxi aitzakia gutxi eta hemen ez da kontua interes partidistak alderdikeriak hau herri kontu bat da gizarte kontu bat da

hemen diagnostiko konpartitu bat egin behar da hezkuntza eragileekin egon behar da eta

ezetz haratago goazela aitzakiak nahi dituenak ba beti bilatuko ditu aitzakiak ez dagoela itsuagorik ikusi nahi ez duena baina

eskubideaz ari garelako eta begira beste adibide bat
amaitzen joan mesedez ubera andrea amaitzeko

begira hamaika esku programa bideratzeko kontratatu duzue

dituzuenak lanean eta momentu honetan

horiek ere kanporatuak edo murrizketak aplikatu direnean hizkuntza proiektuak ere bideratzeko

jasotzen zen berrehun eta berrogeita hamar irakasle jarriko zirela horretarako momentu honetan berrehun bat ditugu ikusteko sin más por comentar beste adibide bat nola baliabideetan pedagogia sakontzeko proiektuetan ari garen murrizten ez da bakarrik euro kontua ez da bakarrik sos kontua

gurasoak irakasleak ikasleek familiak jendarte osoak politikarien aldetik erakundeen aldetik instituzioen aldetik benetan seriotasuna eta beste gauza bat merezi duela merezi duela gaiari seriotasunez hausnartzea patxadaz eta gai honi

hau lehen proposamena izan da baina gu prest gaude lanean jarraitzeko eskerrik asko mesedez eskatuko dizuet guztioi

emango denoi esaten dizuet mesedez euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna eusko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

ez gara oinarritzen ez gara ezartzen ubera andrea guk

printzipioan oinarritzen gara eta horrela izan den

esan dugu hezkuntza sistema orok duela hobekuntzarako tartea baita gureak ere eta hori horrela dela jakiteko ez da ebaluaziorik behar

eta autokritika egin egiten dugu eta ez dugu inolako arazorik horretarako baina egin dezagun guztiok eta arlo edo esparru guztiei begira finantzazioaz

baina jaurlaritza ez da geldirik egon eta etorriko dira emaitzak erabaki egokiak izan diren ala ez baieztatu ahal izateko oraingo emaitza hauek ez dira oraingo jaurlaritza honen jardunaren erantzukizuna bakarrik askoz ere atzerago begiratu beharko dugu hamabost urteko neska mutil horiek une zehatz batean eman duten argazki horren zergatia azalduko duten erabakiak edo erabaki ezak identifikatu

gobierno lehen txandan esan dudan moduan hezkuntza herrialde erronka nagusietako bat da eusko jaurlaritzarentzat eta baita euzko alderdi jeltzalearentzat ere

gizarte bat osatzen duten pertsonen hezkuntza prestakuntza eta gaitasunak funtsezkoak dira pertsona horien guztien garapenerako

egin du euskal hezkuntza sistemak baina oraindik bide luzea dauka aurretik erronka garrantzitsu asko ditugu oraindik hezkuntzaren kalitatea etengabe hobetzen jarraitzea

lanbide heziketa duala zabaltzea eta unibertsitatean ere aplikatzea prestakuntzaren eta enpresaren arteko lotura hobetzea talentua bultzatzea atxikitzea eta berreskuratzea

eta guzti horretan ubera andreak esan du eh bildu prest dagoela aparte hartzeko eta ekarpenak egiteko

baina hori pixkatxo bat tranpa egitea litzateke

atzo aurkezturiko proposamenean ezartzen zenutena da zuon zuzenketaren lehenengo zatia eta guk

talde sozialistak eta euzko abertzaleak egindako zuzenketa ez zen atxikimendu zuzenketa zuon zuzenketari

eta bazenekiten gainera horrela zela

legealditik esaten ari gara hezkuntza alderdikerietatik alde batera utzi beharreko gaia dela eta

horregatik berriro ere hezkuntza eztabaida politikoaren erdigunetik atera eta lankidetzan aritzeko deia egiten diegu legebiltzar talde guztiei eta eragile sozial guztiei hitz egin dezagun errespetutik eta elkarlanerako gogotik abiatuta hezkuntza itun bat landu adostu eta abian jartzeko

hezkuntza lege itun berri bat eragile guztiek ekarpenak eginez eta baita ere zabala andereak aipaturiko ekarpen guzti horiek egiteko aukera ezinhobea

ubera andereak hamaika eskuren inguruan hitz egiterakoan hori ez dela horrela funtzionarioek lan egiten dute hamaika esku programan funtzionarioek egiten dute zerbitzu egonkor bezala ikastetxeetan egunerokotasun hori
bermatu ahal izateko besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga anderea euskal talde popularraren ordezkariak bengoechea anderea zurea da hitza

bai zergatik finlandian

irakaslea oso figura inportantea delako eta benetan baloratuta
dagoelako isiltasuna mesedez zuek esaten duzue

sinesten duzuela publikoaren garantian oinarrizkoa dela baina zuen akordio horretan publikoaren apustua ez da

ez da berbalizatzen beste aldetik euskadin murrizketak batez ere irakasleak

beraien soldata izoztuta dago eta ez dute bi mila hamabiko

finlandiako sistemaren inguruan da ume bakoitzari ematen zaion

atzeratuagoak daudenak eta hori oso inportantea da ikusteko ume horren eboluzioa

hezkuntza sisteman ondo egongo litzateke baina horretarako

erkidegoan inportantea izango litzateke murriztea horretarako arreta askoz ere hobeagoa zuzenagoa eta pertsonalizatuagoa izango litzateke

inportantea da tratatzea ikasle hauek behar bereziak dituzten ikasle hauek eta horretarako

hezkuntza solidarioa noski gu ere ados gaude baina horretarako apustua egin behar da

zabala anderea eztabaida amaituta

bozketara pasatuko gara lehenik bozkatuko dugu eh bilduren legez besteko proposamenaren jatorrizko

jatorrizko testua ez da onartu jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda elkarrekin podemos becerra ordezkariak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

muchas gracias mila esker eskerrik asko becerra jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria latxaga jauna zurea da hitza

egun on mahaiburu andrea lehendakari beno lehendakaria ez dago hemen

legebiltzarkideok lagunok egun on lehenik eta bat

moduko uneak bizi izan ditugu legez besteko proposamen honen inguruan ibili garenok

elkarrizketarako eta akordioetarako prest agertu direlako

hasiera honetan ikusten ari garena jarraipenik duen ojalá

adostasunetara iristeko gaitasun hori lehentasuna bihurtu behar dugu legez besteko proposamen honen inguruan erakutsi badugu negoziatzeko kapazak garela beste gaien inguruan zergatik ez alderdi desberdinen arteko akordioetara heltzeko kapazak izango gara

baina era berean argigarria eta adierazgarria gardentasun legea dela eta hainbat gora eta hainbat behera izan ditugu pasa den legealdian

euskadiko administrazio publikoari lotuta hain zuzen lehen aipatutako eta goraipatutako akordio zabalak ez ziren posible izan orduan eta geroztik lege bitan banatu egin zen euretariko bat

eta proiektu berri honetara talde parlamentarioek aurkeztutako zuzenketa

egin zuen jaurlaritzak aurkeztu zirenen artetik ehuneko

txertatuta modu batean ala bestean eta kanpoan gelditu ziren zuzenketak ezinezkotzat

arrazoi juridiko tekniko zirela edota koherentziaz zeren eta zuzenketa bat aukeratzen baldin bazen besteak baztertuak edo errepikatuta

jarraitu dagiala neurriak hartzen gardentasuna sustatzeko

erabilera desegokia gizarte osoari egiten dio kalte eta ardura publiko bat are gehiago gobernantza berri bat bultzatzea guztion mesederako guztion mesederako izango delako en ese sentido no cabe

ayudando así a que se afirme su legitimidad eskerrik asko eskerrik asko latxaga jauna eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

egun on egun on guztioi gaurko honetan

ustelkeria eta gardentasuna ditugu eztabaidagai

handituz joan da gure gizartean besteak beste ia egunero aldizkari eta egunkarietan kasu berriak agertu eta agertzen direlako tamalez gizarteak krisiaren urterik gogorrenak pairatzen dituen bitartean

eta handiagoak izan diren urte guzti hauetan ia egunero poltsikoak diru publikoz beterik dituzten kargu publikoen edo kargu horien ingurukoen iskanbilak agertu izan dira ustelkeriaren susmoak egon den kasuetan esate baterako noos palma arena andaluziako ereak pretoria auzia edo hemen askoz gertuago de miguel auzia karrantzako minda

gizarteak haserrea erakutsi du normala denez jakina kasu guzti hauek politikarekiko eta orokorrean instituzio publikoekiko

eragin izan dute eta horixe erakusten dute inkesta ezberdinek alegia gizartearentzat gero eta gai kezkagarriagoa dela korrupzio politikoa ate birakarien kasua

ez da beti gaizki ikusten sektore publikotik sektore pribaturaz saltua egiteko momentuan batzuek

kasualitatez kargu politikoa izandakoan erlazioak izandako sektoretan

erlazioa ez duten sektoreetan bat batean postu garrantzitsuekin agertzea enpresa handi baten zuzendaritza organoan aurretiaz erlaziorik eta esperientzia profesionalik izan gabe eskerrak azken aldian hau aldatuz doala eta gizartea kritikoa agertzen

hemos vivido por encima de nuestras posibilidades hau horrela izanik azken urteetan gobernu ezberdinek hainbat ahalegin egin eta hainbat baliabide

eta azken finean gizartearen aurrean instituzio publikoen irudi ona berreskuratu eta hauen funtzionamendua hobetzeko eta esan beharrekoa da hartu diren neurriak ez dira marketing hutsa eta hutsaletik pasatu eta noski hori gizarteak ere antzeman du eskerrak gardentasuna zintzotasuna eta baliabide publikoen kudeaketa zuzena eta eraginkorra gaur

gizartearen errespetua gizartearen lankidetza eta gizartearen partehartzea benetan nahi badugu argiak eta zorrotzak

guztiona dena babestu behar dugu eta eraginkortasun osoz kudeatu euren ordezkaritza publikoa lapurtzeko

erabiltzen dutenak edo interes partikularren edo enpresa konkretu batzuen onurarako gerora haietan kolokatuak izateko helburuarekin erabiltzen dutenak

behar ditugu eta gehiago esango nuke hartu behar ditugun neurrien bidez horrelakorik gertatzea gero eta zailagoa izatea lortu behar dugu ezinezkoa bihurtzeraino

gure instituzioetatik desagerrarazi behar ditugu bai ala bai honek guzti honek erlazio zuzena du bai

hartu beharreko neurriekin bereziki gure lege propioa izatearekin ezinbestean pasaden legealdian gobernuak bi aldiz eta esan berri dute lege hori aurkeztu bazuen ere oraindik ez dugu lege propio hori gure ordenamenduan indarrean lehenengo aldiz ez zuen berezko

aurkeztu administrazio publikoaren lege orokor baten barnean baizik eta gainera aplikazio esparru oso mugatuarekin bigarren aldiz jada lege moduan aurkeztu zuen lege propio moduan aurrekoan hainbat taldeek egindako zenbait proposamen txertatuz

txanpan eztabaida patxadaz egitea ezinezkoa izan zen beraz funtsezkoa da legealdi honetan gobernua gardentasun partehartze eta gobernu onaren legea

jakina eta baita jada aurreko legealdian talde ezberdinek egin izan genituen

barnez hartuz guk argi ditugu gardentasun lege honek izan beharreko ezaugarriak besteak beste informazio aktiboa ahalik eta zabalena izatea

eta eskuragarria izatea garden agentziaren barnean gizartearen ordezkaritza ahalik eta zabalena izatea administrazio publikoetatik haratago sindikatuak unibertsitatea eta abar bertan daudelarik eta gardentasunaz gain funtsezkoa da politika publikoen ebaluazioa

diren helburuak lortzen diren neurtzea azken finean kudeaketa publikoak jarraitu behar dituen helburuak eraginkortasunez betetzen direla ziurtatzea eta eginbehar honetan instituzio publikoek eskura dituzten baliabide guztiak

horregatik funtsezkoa da kargu publikoen betebeharren kontrola benetakoa izatea benetakoa argia ezin da tramite huts batean geratu kontrol aktiboa izan behar da ustelkeria bai ustelkeria gure instituzioetatik behingoz gardentasuna ustelkeriaren aurkako borroka eta ate birakarien kontrola ez da moda bat ez da gizartearen aurrean ondo geratzeko pare bat dokumentu eta adierazpen bat egiteko sinestu behar da

eta beraz konpromiso zintzoa politika gizartearen onurarako egin behar dugula argi izatea

honetarako eta horretan euskal herria bildu aurkituko duzue horretan aurkituko gaitu euskal gizarteak tenemos una obligación para con la sociedad vasca

hau da gure eskaera egin dezagun aurrera gardentasunaren bidean parte hartzearen bidean eskua gu guztion poltsikoetan sartzen dutenaren kontra
zintzotasunez gauza bakoitzari bere izenaz deituz eskerrik asko pinedo andrea
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

sailburuak eusko legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

adostasun batera iristea baina zoritxarrez ez da posible izan

kontrako borroka herria eraikitzeko akordio funtsezkoa delako zuek esan duzue

ate birakariak gardentasuna eta ustelkeria kontu kezkagarriak direla oso

baina ez du ematen zuentzat hainbesterako izatea badirudi zuekin senatari bat lortzeko akordioak badirela posible

ez duela hain garrantzi handirik pentsatu horretaz dena den berriz ere

eguerdi on berriro ere eta berriro eskertu behar dut eztabaida honek izan duen doinua eta soinuan nik uste dut

inor ez dela proposamen honetatik kanpo geratu nahi hala ere

erantzun eman beharra horretarako baitago txanda hau erantzuteko ezta

ez duzu izan arazo gehiegirik benetako arazoak esan nahi dut erdibideko bat

zuzenketarik haratago doalako beste hizlariek esaten duten bezala ezta hala eta guztiz ere kosta egiten zaizue

que no podemos como grupo compartir nire uste apalean eta begirune osoz zure diskurtsoak dituen hainbat eta hainbat ñabardura sinesgarritasunari zor zaion begirunea pixka bat aldera uzten du bigarrenez becerra jaunari

jarreragatik elkarrizketari eta elkarrizketarako beti prest

bai andrea mahaiburu andrea bai nos merecemos

eta gobernuan daudenak badakite ezagutzen nautelako inoiz ere ez dut inolako arazorik izan baina gauza bat nik

ondo ikusten esaten dut eta beraiei esaten diet zuzenean inolako arazorik gabe beti horretan ez nauzue hartuko ni inoiz euskadi no es valencia no

anderea euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko sémper jauna eztabaida amaitu denez bozketara pasatuko gara

arazorik orduan bozkatuko dugu lehenik elkarrekin podemos euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren batgarrena puntua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi bai

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita zortzi bai hogeita bost abstentzio ondorioz onartuta geratu da bigarrena puntua jarraian hirugarrena puntua bozkatuko dugu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita zortzi bai

erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua euskal sozialistak talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

amaitzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak castelo andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

castelo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin

legebiltzarkideok zorionez behintzat ponentziaren lanak berriro martxan jartzeko eta epe motz batean lan hauek amaitzeko eta ondorioak eta irizpideak adosteko akordio bat sinatu egin dugu castelo andreak esan duen bezala talde parlamentario guztien

guztioi gaur legebiltzarrak berriro martxan jarriko du ezkerraldea meatzaldea eta oarsoaldea eskualdeen egoera aztertzeko eta suspertzeko neurria proposatzeko

berri ona eta pozgarria dudarik gabe horren zaila ematen ez zuena guztion artean agian apur bat zailagoa egin badugu ere azkenean gauzak

egingo ditugu eta zorionez lantaldea martxan jartzeaz gain

agerraldiarekin hortik aurrera eta lehen aipatu den moduan ia hogei aldiz bildu zen ponentzia hau eta hamarka pertsona pasatu ziren ponentzia horretatik ekarpen

batzutan testigantzatik aparte agerralditik aparte ere dokumentazioa ere aportatuz

lana burutu zuen oso giro osasuntsuan elkarlanerako oso giro egokian eta uste dut partaide guztien partetik oso jarrera proaktiboa eta are gehiago esango nuke entusiastarekin eta puntu honetan aipatu nahi ditut ponentzia honen beste kideen

aportazioa goraipatu nahi dut eta aipatu nahi ditut ere beraiek egindako esfortzua eta

euzko alderdi jeltzalekoa aipatu behar da ere ponentziaren kideen jarrera aktibo honetatik aparte agerraldiak eta ponentziatik pasa ziren eragile guztien

interesgarria izan zen eta bereziki azpimarratu behar da ponentzia honekiko jarrera oso positiboa kasu guztietan txalotu egin zen ekimen hau

zalantzazkoa izan zitekeen eragile instituzionalen jarrera askotan eskuduntzen kontuetan

esparruetan sartzerakoan baina esan dezagun ere arduradun instituzional guztiek esfortzu bat egin zutela txalotu zuten ekimena eta onartu zuten

badiogu konponbide hori etorriko dela guztion elkarlanetik eta ez soilik instituzio guztien

baizik eta eragile sozial akademiko eta

ekarpenari esker ere bai ez dugu hemen errepikatuko lantaldea osatzeko bere garaian duela urte eta erdi eztabaidan erabili genituen argudioak egoeraren deskribapena eztabaida momentu hartan eman zen eta ez orain zorionez akordioa daukagulako baina aipa dezagun soilik ponentziak egindako lanak hasierako azterketa berresten duela hau da eskualde hauek arreta berezia behar dutela lehentasunezko premia bat hor daukagulako

mahai gainean jarri dizkigu eskualde hauetan dauden arazo larriak hezkuntza maila baxua populazioaren galera eta zaharkitzea ehun produktiboaren gabeziak hirigintza arloan arazo larriak eta baita ere ingurugiroari dagokionez industriaren desagerpena

argi adierazten du hurrengo fase honetan orain hasiera emango diogun fase honetan nondik nora

lana ondorioak eta gomendioak zertan zentratu behar diren baina atzera begirako eztabaidak egingo ez ditugun bezala

gauzak ere ez ditugu aurreratuko eta orain irekitzen dugun fasean ondorio eta gomendio horiek denon artean adosteko aukera izango dugu

eta uste dugu tokiko garapena oso inportantea dela eta jarraipena eman behar diogula metodologia hori eta filosofia horri eskualdez eskualde

dedikatzen baina uste dugu tokiko garapenaren teoria aportatzen dizkigun tresnak baliotsuak izango direla egia onartzeko

bereziki delikatuan daudenak eta hor bai aipamen bat egin nahiko nuke kontu legalengatik lehenengo fase honetan

gipuzkoako beste bat jorratu baditugu uste dugu ganbara honek ere

arabar instituzioekin eta eragileekin horrelako ekimen bat edo horrelako esfortzu bat egin beharko zuen eskualde honetan araban egoera ahulenean dauden
eskualdeei begira eta gehiagorik gabe amaituko dut amaitu mesedez eskerrak ematen
talde guztiei posible egin dutelako azken momentuan eta in extremis

ponentzia eta lantaldea berriro aktibatzea eta opa dezagun lan hau emankorra

hauen aldeko fruituak eman ditzala eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria telleria jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

gaia da eta desberdintasunen bat edo beste egon bazen ere iritzi trukeak erakutsi zuen adostasuna zela nagusi ezkerraldea eta oiartzualdea eskualdeak planifikazio eta babes behar bereziak behar dituzten eskualdeak dira horretan guztiok geunden ados

helburua da ekonomiaren eta enpleguaren hazkundea bultzatzea eta hiri ingurugiro

ponentzia iragan uztailean amaitu eta orain arte berriro aktibatu ez izanak

arreta gabe geratu direnik inondik inora erakundeek dena ematen jarraitzen dute gune horientzat ahalegina egiten euskadin ematen ari den ekonomiaren berraktibatzea biderkatzeko así por poner

euskal sozialistak castelo anderea zurea da hitza

aipatzea oraingo fase honetan adostasuna oso inportantea izaten ari dela eta giroa nahiko

nik ere argi daukat eta batzordean bertan behin baino gehiagotan esan dut desadostasunaren momentua helduko dela eta noski

proiektu politiko ezberdinak defendatzen ditugula eta logikoa izango denez hor azaleratuko dira

baina hobeto adostuko ditugu gauzak

bidea egiten bada giro egoki batean akordioetarako

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna tellería jauna zurea da hitza bai oso laburra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

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu bai beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bostgarren puntua

gizarte laguntzak erregulatzen dituen araudia aldatzeari buruz eztabaida eta behin betiko

aurkeztu eta aldezteko eskerrik asko presidente andrea egun on

interesgarri honetan baina ematen du ezetz erabaki duela joatea

egun on legebiltzarkideok sailburuak berriro alderdi popularrak babes sistemari buruzko debate bat ekartzen du hain zuzen ere gizarte laguntzei buruzko debatea

herritarrek ere ekarri dute debate hau legebiltzarrera proposamen zehatz baten bidez eta legebiltzarraren gehiengoak

kontuan izanik gobernu honek ez duela ezer egin azkeneko lau urteotan berriro alderdi popularrak erabaki dugu proposamen hau ekartzea

apuntarse a lanbide hau dena ikusita ikusita errealitate hau arazo bat dela biztanleentzat

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos guanche andrea zurea da hitza

eguerdi on guztioi eta eskerrik asko lehendakari andrea mahaikideak

erronka izugarria da niretzat gaur hemen izatea eta ez bakarrik hitzaldi zati bat euskaraz egiteagatik gizarte langilea izatetik nator banaiz eta arro esan dezaket ondo ezagutzen ditudala

arazoak gabeziak dramak horiei guztiei behar bezalako erantzuna proposatzera nator diru sarrerak bermatzeko errentak ez du funtzionatzen eta konbentzituta diot izan ere errenta jasotzen dutenek ere zailtasunak badituzte bai

aurrera goaz baina aurrera goaz jende guztiarekin batera

eskerrik asko eskerrik asko guanche andrea eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok dagoeneko eguerdi on denoi

aldia atril honetan urdurik nago eta ezin dezaket ukatu

hastea tokatu zait laura garridok ere hala aipatu du

eta azkeneko urteetan alderdi popularrak

beren diskurtsoak lan ugari eman digute eta eztabaidarako gai asko beraz gustuko gaia ekiteko

gustuko gaia eta asko kezkatzen gaituen gaia zeren gaur leire pinedok eta

inguru horretan edo kointzidentzia horietan guk ere bat egiten dugu sistema honen errebisio behar horretan

gure puntu komunak langabeziak pobreziak gizarte bazterketak eta lan prekarietateak gora egiten dute gurean azken urteetan

desberdintasun sozialek gora egiten dute pobreak gero eta pobreagoak direlako adituek diotenez

egoeren eskalan maila bat igo dugu pobrezia aktiboa

ez du segurtasuna edo estabilitatea bermatzen langile pobreen fenomenoa iritsi da gurera ere gero eta prekarioagoak diren soldatak kobratzen dituzten langile hauek

prestazioei esker egiten dute aurrera eta gera eta gehiago dira

eapn sareak emandako datuen arabera erkidegoko hirurehun eta hirurogeita bost mila pertsona pobrezian bizi dira

arrisku larrian daude araba bizkaia eta gipuzkoako hiritarren ehuneko hamazazpia

bizi da limitean egia da eta seguruenik alderdi jeltzaleak gogoratuko digula

erkidego honetan diru sarrerak bermatzeko sistema sendo bat dugula

baldintza helburu eta bermatutako zenbatekotan europako herrietan daudenekin parekatu daitekeena pobrezia tasetan

gutxitzean ukaezina da euskal sistemak izan duen eragin positiboa tirita handi baten moduan funtzionatu izan du sistemak

balio izan du pentsio eta langabezi sistema eta lan merkatuaren eta etxebizitza merkatuaren gabeziak estali ditu eta horretan eraginkorra izan da

datuak dramatikoak dira alerta guztiak martxan jartzeko modukoak diru sarrerak bermatzeko sistema eta orohar gizarte zerbitzuen euskal sistemak

estatu mailan aitzindari izan denez maila batean eraginkorra gertatu denez eta bere estaldura maila benetan besteetan ematen dena baino zabalagoa denez gerta daiteke bere horretan geratzea nahikoa dela pentsatzea

eta konturatzerako bestelako gaietan gertatu zaiguna gertatzea gai honetan ere erkidego hau besteak baino hobeto dagoela esatearekin konformatzea ez da zilegi asko dira gaizki pasatzen ari diren emakumezko eta gizonezkoak eta errealitateak erakusten digunez

ez da nahikoa hiritarrak duintasunez bizitzeko eta bazterketa egoerak ekiditeko

egoera berriak fenomeno berriak zailtasun handiak dituzten pertsonak

eta gizarte baten erantzukizuna eta konpromisoa guzti honek datozen urteetarako herri honek duen erronka handienetako batean aurrean jartzen gaitu erronka honi behar bezala erantzuteak

gizarte babes sistemaren inguruko gogoeta sakon eta konportatu bat aurrera eramatea eskatzen du beldurrik gabe heldu behar diogu ausardiaz

premiazkoa da pobrezia eta gizarte bazterketen kontrako gure modeloa birpentsatu eta berristea bere garaian egoera ekonomiko konplikatu batean murgilduta ginela rgia martxan jarri zenean

orain gutxi irakurri dut imanol zuberoren artikulu batean garai hartan lan eta gizarte segurantzako sailburu zen

eta bizi dugun krisi egoeraren aurrean bere garaian euskal gizarteak bere gain hartu zuen ardura hori zalantzan jartzeko tentazioak ere sumatzen dira argi dago prestazio hauen inguruko adostasuna hautsi egin dela horrelako egoera gordinen aurrean ageri agerian dauden egoera horien aurrean paradigma moralizanteetan oinarritutako diskurtso hauek dagoeneko ez naute harritzen

susmopean jartzea eta estimatizatzea horrek ez du elkartasuna eta justiziarekin inolako zerikusirik elkartasuna berdintasuna eskubidea eta justizia sozialak dira gure

gizarte aurreratu batek bere kideak zaindu eta babesteko obligazioa du eta justuki hori bermatuko duten politikak dira politika sozialik onenak

sortzea gizarte politika onena dela esaten duten afirmazioekin enpleguak bere horretan ez du pobrezia eta desberdintasun sozialekin bukatuko

enpleguak pisu garrantzitsu bat dauka zailtasun gehien dituzten emakume eta gizonezko horien inklusiorako baina lan merkatuan aldaketa handiak eman dira eta azken urteetan enpleguak ez du dagoeneko segurtasun eta egonkortasunik bermatzen eta ez du lehen zuen inklusiorako gaitasuna

gizarte bazterketa eta pobrezia egoerak gora egingo dute eta nabarmen gainera eta prestazio hauek jasotzen dituzten pertsonenganako kulpabilizazio

babes sistema sendo baterako sarrera bermatua izatea eta pertsonen arteko sare sendoak sortzea horiek ere enpleguak sartzera bezain garrantzitsuak dira gizarte bazterketaren kontrako jardunean

urteetan eh bilduk ere kezka hori badu babes sistemaren disfuntzioak nabarmenak eta ukaezinak dira kudeatzeko zaila den sistema bat dugu eta horrek ez ditu arazo gutxi sortu hamazazpi urte daramazkit gabezia larrienak bizi dituzten pertsonekin lanean

dituzten pertsona asko ezagutu ditut eta bidean asko ezagutu ditut laguntza hori behar eta jaso gabe geratu direnak eta prestazio hauen zailtasunak

prestazio sistemak dituen disfuntzionaltasun guzti horiei buruz

eta eztabaida horretan eragileak era guztietakoak adituak kaltetuak izan direnak sindikatuak eta bestelako eragileak

ardura konpartitua dugu eta soluzioa ere denon artean eraiki behar dugu

hain justu alderdi popularraren ekimenari gure taldeak egindako zuzenketak eztabaida monografiko bat sortzea eta eztabaida horretan eragile guztien presentzia bermatzea eta norabide horretan dago alderdi jeltzalea

lasaitasunez eztabaida honi heldu ahal izateko lehen urratsa emanez eta gai hauetan ere akordio zabal baterako oinarriak

eskuak zabalik ditu baina gogoratu nahi nizuen prestazioaren inguruko adostasun hori berreskuratzea premiazkoa baldin bada ere prestazioen inguruko eztabaida hau eztabaidaren zati txikitxo bat baino ez dela biziraupenaz hitz egiten duen

baina herri honetan politika sozialen esparruan eredu aurreratuago bat dugu eta uste dugu begirada ere luzerago eta zabalago izan behar dugula gizarte zerbitzuen modeloaren inguruan bestelako eztabaidak ere

finantziazioaren ingurukoa gizarte zerbitzuen modeloaren ingurukoa horiek denak adostasunetik heldu beharko dizkiogu

birpentsatu eta berritzea modeloa indartu eta sendotzeko

ea konbentzitzen ditugun alderdi popularreko kideak ere eta etortzen diren eztabaidara
eta adostasunetara heltzeko moduan izango gara eskerrik asko eskerrik asko kortajarena anderea

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi anderea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eta eguerdi on legebiltzarkide guztioi eta sailburuoi
hogeita bat legealdiaren hasieran berriz ere alderdi popularrak

aldatzeari buruzko legez besteko proposamena aurkeztu du beste bozeramaileek esan dutenez aurreko legealdian askotan hitz egin genuen gai honen inguruan eta gure diskurtsoa argia izan zen eta argia izaten jarraituko du daukagun

ondo dagoela uste dugu gainera adostasun handiz

legearen atal batzuk aldatu egin ziren denok ondo dakizuenez egia da denbora aurrera joan ahala eta gehien bat jasan izan dugun krisi ekonomikoaren eraginez kontenplatzen ez dituen egoerekin topatu garela egoera larrian dauden pertsona batzuk babesik gabe gelditu dira araudiak

egoera hauek ados gaude eta beste batzuekin

erantzun egokia emateko legea berrikusi behar izango dugula lasaitasunez adostasunik handiena lortzen hauteskunde garaietatik kanpo interes partidistak alde batera utziz eta gure gizartean txarren pasatzen ari diren pertsonentzat onena bilatu nahian gizarte babes sistema bere

errebisatzeko garaia heldu da egokiagoa ikusten dugu osotasunean aztertzea ostegunero ekimen ezberdin batekin etortzea baino honela

hasteko berriztu eta hobetu behar diren atalak aztertzeko eta akordioaren bitartez aldatzeko gure zuzenketaren

ez ditudanak irakurriko denok aurrean dituzuelako

kontrol mekanismoak indartzeko apustua egiten du elkarlanean

balizko gehiegikeriak ekiditeko eta gizarte laguntzen erabilera egokia bermatzeko kontrolak hobetzeko ados gaude ziur nago talde guztiak alde egongo garela honekin baita kontrolak zentzu guztietan eta ez bakarrik

inguruan baina honi ere gure ustez erantzun lasaia eman behar zaio alarmismorik gabe talde zehatzak estigmatizatu gabe

pse bildu eta podemoseko ordezkariekin eta eskertzekoa da azken finean lau taldeok gizarte babes sistemaren defentsa helburutzat dugulako

komenigarria dela sistema hobetzeko eta indartzeko euzko abertzaleak taldea horretarako prest dago ildo horretatik lanean hasteko prest gaude

den txostena legebiltzarrera ekar dezala abiapuntu garrantzitsua eta landua delako berrikuspenarekin hasteko por lo tanto trabajemos todas

arregi andrea erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

berrikusketa aipatu duzu aukerak izango ditugu lanbide proposamena eztabaidatzen denean disfuntzioak daudela baina azkenean uste dut nire diskurtsoa alderdi popularraren diskurtsoa gai honetan zehatzean eta zure diskurtsoa edo zuen diskurtsoa ez daukala puntu amankomun puntu asko

disfuntzio horiek non esaten duzue daudela

arregi anderea proposamen bat ahuleziak sistemak dituelako eta

datuek aipatu dutelako eta gobernuak berak eta hor aipatu ditut deklarazioak

zeukala sistemak baina proposamenik eta konponbiderik ez ditu ipini

eskerrik asko garrido andrea elkarrekin podemosen ordezkaria guanche anderea zurea da hitza

esaten dugu erreforma batean aldeko apustua egiten dugula begirada luzea

erreforma beti ere eskerrik asko eskerrik asko guanche andrea

uste dut nire postura eta gure taldearena oso argi geratu dela

lehenengo momentuko urduritasun hauekin eta nire lekuan asentatze horrekin eta sánchez anderea entzun dudanean ba momentu batez pentsatu dudala bere txanda bukatu dela eta alderdi popularrarena hasi dela eta egia esan

horrek utzi nau zur eta lur eta

baino desde luego guk lehenago ere argi utzi dugu

protekzio sistemak duen disfuntzionaltasun handiena

bai guk eta bai elkarrekin podemoseko kideak linea gorri hori markatu genuen eta esan genuen ez genuela horrelako esaldirik nahi akordio batean hori

eta guretzat firme mantenduko garen elementu horietako bat izango da ezin dugu rgi aren inguruko eztabaida fraudearen inguruan kokatu

laguntza prestazio horiek jasotzen dituzten pertsonengan jartzen ditu horien bizkarrean jartzen ditu kulpa guztiak eta hori onartezina da ez ditugu beste disfuntzionaltasun batzuen ardurak beraiengan jarriko eta hori egia da guretzako linea gorri bat da eta gainera benetan

ustezko iruzur hori ehuneko hiru eta bostaren artekoa da hori da

gurea inor bazterrean utziko ez duen proiektu bat da eta murrizketarik gabeko herri bat dugu helburu eta horretan saiatuko gara datozen ekimenetan ere eta rgi aren inguruko eztabaida honetan ere ikuspuntu hori eramango dugu gainera

pertsonen bizitza baldintzak duintzen dituzten politikak direlako bizitza proiektu horiek aurrera eramateko gaitasuna eskaintzen dutenak

laura garridori esango nioke politika sozialetan politika sozialez ari garenean guk nahiago dugula

hitz egitea gastu sozialaz hitz egitea baino ze askotan ahaztu egiten dugu herritarren bizitza proiektuetaz hitz egiten ari garela

eta bizitza proiektu duin bat aurrera eramatea eskubide bat dela eta horretan inbertitu beharra dagoela pertsonen zoriontasunean inbertitu beharra dagoela eta

gastu sozialaren inguruko eztabaida horrek badu arrisku bat

gastu sozialaren aipu hau egiten denean askotan diskurtsoak bukatzen du nola gizarte politikan gehiegizko kantitateak gastatzen direnaren

eta horiek benetan ekidin beharrekoak dira gure ustez legebiltzar honetan erantzun

sabela ondo beteta dutenek bakarrik hitz egiten dutela esaten dutela gizarte gaietan diru asko gastatzen dela eta hori ez dezagun ahantzi eta azkenik bukatzeko

enplegua sortzea baldin bada gizarte politikarik onena eta

kudeatzen baldin badute eta orientatzaile horiek

lan denboraren zati hain handi bat nola

erronka honi nola aurre egingo diogu gizarte politika sistema sendo bat egiteko eta aurrera eramateko erronka honi nola nik egia esan ez dut biderik aurkitzen
eskerrik asko eskerrik asko kortajarena

sánchez andrea amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

bai eskerrik asko berriz ere legebiltzar buru andrea

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jatorrizko testua ez da onartu jarraian euskal sozialistak elkarrekin podemos eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrenda agortu denez osoko bilkurari amaiera